egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina
maiatzaren hamazazpian asteazkena ekonomia itunaren inguruko batzorde mistoaren bilerari buruz gorospe anderea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi

kontzertu ekonomikoan aurreikusita dagoen

eta bilera horretan berretsi zenduezan aurretik maiatzaren hiruan euskadi eta estatuko gobernuaren artean hartutako akordioa bertan akordio horretan desadostasuna nagusi izan den urte batzuen ostean

garrantzitsuak lortu dira beteak beste azken likidatu barik egozan

behin betiko likidazioa eta baita bi mila hamabiko

zuk zeuk eskatu dozu agerraldia eta datorren astean izango zara legebiltzar honetan zuk eskatuta badiot

behar diren azalpen guztiak emateko prest agertuko zara

gure iritziak eta gure galderak hor sakontasunez aztertu ahal izango dogu kontu hau legebiltzarkide guztiok baina entzun izan neban zuk

administrazio kontseilu propio bat eta administrazio kontseilu hori

eta legebiltzarrak badaukala batzar nagusi bat eta euskadiko herritar guztiak direla

alde batetik legebiltzarreko kontrol bilkura honetan legebiltzar guztiak gagozalako eta zuretzat aukera bat dalako jaurlaritzarentzat azaltzeko

inork laburtu barik azalpenak eta baita

herritar guztiei azaltzeko zeintzuk diren

azalpenengatik eskerrik asko gorospe

egun on denoi eskerrak gorospe anderea esta semana

y los ciudadanos aste honetan une historiko bat bizi izan dugu euskadin asteazkena egun handi bat izan zen

egun berezia izan zen euskal instituzioentzat eta baita

zeuden tirabirei eta ziurtasunik ezeko

y para nuestro futuro une garrantzitsu bat euskadirentzat gure orainetarako eta gure etorkizunerako

mesedez eskatzen dizuet publikoan etorri zaretenak kartelak ez ateratzeko

bestela kanpora bota beharko zaituztet abisua eman dizuet eta hurrengoan kanpora bota beharko zaituztet

gai zerrendako bigarren puntua galdera eba blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi egun on darpón jauna orain dela bi hilabete berrordainketaren inguruko akordio on bat sinatu genuen ganbara honetan

babestutako erdibidekoan hiru puntu ezberdin jasotzen dira eta hiru puntu horien artean orain arte inoiz onartu ez den puntu bat agertzen da

tratamendu medikuak betetzea errazteko laguntzak arautzen duen dekretuan hain zuzen

langabezia egoeran daudenak agertzen dira zehazki langabezia egoera legalean dauden eta langabezi prestaziorik eta diru sarrerak bermatzeko

ez duten pertsonak baina martxoan onartutako erdibidekoan beste onuradun batzuk gehitu genituen

eurei tratamenduari atxikitzeko laguntzara sarbidea emate aldera darpón jauna lau alderdion artean sinatutako akordio hori gauzatzeko

eta egia esan eh bilduk behintzat ez du aldaketa horren berri are gehiago ez dugu ezagutzen sailburuaren irizpidea onartu genuen eta azaldu dudan akordio betetzeari begir a eta hori da hain justu galdetzen dizueguna eskerrik asko

presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok egun on guztioi blanco andrea eusko jaurlaritzak

aurka dago uste dut inor ez duela zalantzarik honen inguruan euskadi izan da hain zuzen ere gizarte egoera ahuleko taldeak

testu horren norainokoak eta betetzeko modurik egokienak aztertzen ari gara lan hori garrantzitsua da gauzak behar bezala
egin ahal izateko eskerrik asko sailburu jauna

eskerrik asko gaur egun ditugun laguntzak eta gaur egungo egoera azaltzeagatik baina bagenekien eta hori ez zen galdera

cuanto antes eta esaten duzuena esaten duzuela baina guk uste dugu deseroso zaudela akordio honekin

edo orain arte orain de la bi hilabete sinatu duguna ez zenekiela gauza bat ala bestea ala biak ez dakigu ze orain arte aurrera pausorik

sailburu jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina iberdrola enpresari buruz

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

martínez jauna zure galdera zehatzari erantzungo diot eta zehazki ari zara gardentasunez jaurlaritza honetan

enpresaren kudeaketan gardentasuna eta komunikazioa bai barnera eta kanpora begira izan behar duela eta zentzu horretan gure diru laguntzak horretara doaz jaurlaritzari dagokionean

eskerrik asko tapia andrea martinez jauna zurea da hitza

eskerrik asko martinez jauna tapia andrea zurea da hitza

turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina kontsumoko arbitraje sistema euskadin dagoen egoerari buruz prieto jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina zerga erreformari buruz alonso jauna zurea da hitza

fiscal el gobierno que usted preside eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina iberdrola enpresan gertatzen ari diren prozesu judizialen inguruan otero jauna zurea da hitza

egun on guztioi egun on goiko langileei ere bai

urkullu jauna aurreko astean albistea zen

iberdrola egoitzaren barruan ustezko korrupzioagatik eta atzo berriz iberdrola berriro ertzaintzaren eskutik

industria sailaren aginduz errekaleor auzoko argia mozten nik

baina atzokoa eta gero uste dut erantzuna jaso dudala ezinbestean beraz

irantzu aitor eta baita noski atzo argindarrik gabe geratu zen errekaleorreko ehun eta berrogeita hamar bizilagunetako bakoitza

zuek atzokoarekin pozik zaudete nik behintzat

argindarra moztu segurtasun kontu batengatik konponbide asko zeuden baizik eta ez duzuelako jasaten

bizitzaz blai borborrean beste bizi eredu batzuk posible batzuk direla erakusten
eta argindarrarekin otero jauna barkatu

iberdrola enpresan gertatzen ari diren prozesu judizialen inguruan edo horretara gatoz minutu eta erdi utzi dizut uste dut eskuzabala izan naizela

badaukazu datorren astez hurrengoa egoteko badakizu hemengo arauak nola diren orduan gustatuko litzaidake mesedez
interpelaziora zentratzea gainerakoan moztu egin behar dizut badakizu eta bai eman

aritu zen errekaleorren baina bueno utzidazue beraz gaira joaten

giro ekonomikoa nahasi zamarra zegoen eta iberdrolaren inguruan tirabira

enpresak iberdrola kontrolatu nahi zuten eta handik gutxira

legebiltzar honetan iberdrola babesteko proposamen bat aurkeztu zuten bi mila zortzigarrena urtea

batek bere egoitza eta bere zergen ordainketa euskal herrian mantentzea baina ñabardurak zeuden diskurtsoetan

nik ez dakit iberdrolak eztabaida hura jarraitu zuen edo ez niri iruditzen zait hemengo eztabaida jarraitu baino nahiago duela

gaur egun jeltzaleekin sozialistekin eta popularrekin egiten duen bezala nik ez dakit ere

nik argi dudana da legebiltzar honek iberdrolarengan konfiantzarik ipini bazuen konfiantza hori

praktikarekin eta iritsi dela ordua neurriak hartzeko eta iritsi dela ordua gobernu honek bere burua

iberdrolak nori erantzuten diola uste duzu zuk pobrezia energetikoan egon daitezkeen

legeari zuri edo nazioarteko inbertitzaileei dudarik badaukazu sánchez galánek negozio bidaietara laguntzeko agintzen dizun hurrengoan

ez dute gaur deskubritu madrilen esan den bezala merkatuen eta lehiakortasunaren batzorde nazionalak dagoeneko hogei milioi euroko isuna jarri zion gai berdinagatik iberdrolari bi mila hamabostgarrena urtean beraien ustez

bi mila hamairuko enkantearen aurretik grabea izan zen eta

zuen gobernuak hori zen eta eta bide batez esanda laugarren aldia zen

ez dizkigula gure arazo energetiko nagusiak konpondu euskal menpekotasun energetikoa ez du jaitsi energia berriztagarriak ez dira hedatu gure lurraldean nazioarteko erridikulua egiten ari gara gure berriztagarrien

pobrezia energetikoa ez du inondik inora ekidin alderantziz iberdrola eta endesa eta gas natural bezalako enpresek

prezioak izugarri igoarazi eta gobernuen praktikak baldintzatu dituzte

galdetu bestela zergatik bizi garen autokontsumoari munduan traba gehien jartzen dion estatuan edo zergatik ari garen indartzen guztion artean ziklo konbinatuen inbertsio

orain artekoa ikusita argi dago gure jendartean energia ezinbesteko gai bat den neurrian eta enpresa erraldoien tranpetarako joera ikusita energiarekiko berarekiko hurbilketa eraldatzen hasi behar dugula eta irabazi asmorik gabeko enpresen esku edo enpresa publikoen

ez dugu asko irabaziko egia da iberdrola zigortu

baina bultzatu ditzagun beste eredu batzuk guzti hau esanda

gobernu honek eta bere kideek behar diren neurri guztiak hartuko dituztela

hori galdetzera etorri gara baina proposamen batzuk ere ekarri ditugu bat izan daiteke jaurlaritzak aurrerantzean egingo dituen energia arloko esleipenetan

kontratu publikoak lortu tranpak egiteagatik prozesu judizialetan dauden enpresak edo hasi argindar agentzia publikoa bultzatzen kontrol demokratikoa izan dezagun

edo ipini zuhurtzia printzipioa diplomazian jaurlaritzaren izena ez arriskatzea eskatzen dizuegu lehendakariak edo gobernukideak nazioarteko

aurpegia ipintzen duzuenean araba bizkaia eta gipuzkoako biztanle guztiongatik ematen duzue aurpegia ez ahaztu eta orokorrean orokorrean iberdrola koarentenan ipintzea korrupzio beste edozein susmagarri bezala hau ondo dakizue eta bere koadrilak daude kondenatuak baina badaezpada

ba iberdrolarekin berdin lankidetza akordioak
berraztertu eta abar eskerrik asko eskerrik asko otero jauna amaitu zaizu denbora

eskerrik asko presidente andrea otero jauna banengoen ba ni ez ote zenuen erabiliko tribuna hau gauza guztiak nahasteko

erantzuten eta aurreko galdera txandan aipatu dudan bezala eztabaida honen arrazoia auzitegietan den kontu bat da azpimarratzen dut hori zen interpelazioarena gero gauza guztiak nahastu dituzu baina hori zen eta zentzu horretan justiziaren arloan dago

arloan eta esango genuke oraindik ezer frogatu gabe dagoen unean jaurlaritzaren eskumenetik erabat aparte dakizun bezala eta

frogatu egin beharko da benetan dauden ikerketa horiek ematen duten daturen bat edo ez beraz errespetu osoa

eta inongo zalantzarik ez izan irregulartasunak baldin badaude orduan erabakiko da zer egin baino bitartean ez dago ezer

gauza bat izan zela bi mila hamairuko datuak kontutan hartzen baldin baditugu eta nik dakidana behintzat eta publikatuta dagoena orduko ikerketak korapilatsua da momentu honetan isuna

eta une honetan baita ere dakizu eta denok dakigu etenda dagoela ordainketa hori enpresa jarritako helegiteak agian zerbait baduelako esateko beraz

eta besterik orain arte ez dago bi epai ezagutzen ditugu eta bietan enpresari ematen zaio arrazoi hain zuzen ere zuk ere dakizun bezala nahiz eta nahasi egin duzun gauza guztia eta saiatu zara aipatzen hor badagoela sententzia bat

autokontsumoaren legea autokontsumoaren legea ministro batek martxan jartzen du bai ezta bai

ez jarri gure gainean eta gure bizkar autokontsumoaren gaia ze hori beste leku batean dago eta ez dago iberdrolaren esku ministroaren esku dago beraz gauzak nahastu konplikatua izaten da hemen ateratzen garenean energia berriztagarriak zenbat gustatzen zaizuen gai hori

normalean gai hau zuek ekartzea hona energia berriztagarriak nahiko ez direla euskadin

ordenamendu bat energia berriztagarriak jarri izateko benetan harrigarria egiten zait kalifikatibo suabe bat jartzearren momentu honetan

nahi balu norbaitekin enpresa pribatu batekin edo publiko batekin inbertsio bat egin parke eoliko bat jartzeko esango al didazu non daukan jartzea

gobernu kontseilura non jarri behar dut zuek zarete tarteko hori ez dagoela une honetan eta badakizu behin eta berriz aurreko legealdian eta legealdi honetan eskaini

dizugula nolabait hori aurrera eramateko

energia berriztagarririk ez dago euskadin eta non jarri behar dugu ez eolikorik ez

eguzkitik datorren indarrik itsasoan zer esanik ez beraz

baina benetan jarri behar denean non eta nola beraz izan gaitezen mesedez

nolabait koherentzia mantendu dezagun eta batez ere harira etorriz gaur egun

judizializatuta dago eta ikusi dezagun zer ematen duen eta horren ondorioz erabakiak har ditzagun gai guztiak nahastu gabe mesedez otero jauna eskerrik asko

egin duzu ni sánchez galán jauna izango banintz gaur gailetita arrazio doblea banatuko nuke baina ez naiz eta berriro azalduko dizut zer den iruzur sistematikoa egitea ze

zurea da hitza eskerrik asko

otero jauna bapatena iberdrolaren auzian

oso ondo bina kasu honetan

gauzak ez ditzagun nahastu ni ez naiz defentzan arituko ze ez naiz

ez abokatua eta ez fiskala ez naiz ezer ari ginen interpelazio honetan gai berezi bati buruz

gauzak ondo egiteko eta isunak jarri behar direnean jarri eta ordaintzeko noski baietz

ez iberdrola bakarrika herri honetako enpresa guztiak daukate interes hor baina bueno

bereziki bitxia egiten zait benetan esaten dizut hainbatetan eta hainbatetan zuek entzutegi nazionala estatuko fiskaltza zalantzan jartzen duzue nahi duzuenean baino bapatean kasu honetan izugarrizko sinesgarritasuna ematen diozue zer gertatzen da komeni danean bai komeni danean ez

horrelako ikerketa bat martxan jartzen danean ikus dezagun zer gertatzen dan baino benetan korrupzioaren eraginez inolako isunik ez dagoenez errespetu osoa eta ikusi dezagun zer gertatzen da bai ikusi dezagun zer gertatzen dan eta

orain arte bezela jaurlaritzak jarraituko du enpresa guztien zentzuak ikusten nondik eta nola lantzen duten baino baita ere lehen aipatu dudan bezala

lanaren ikuspegitik ekonomiaren ikuspegitik eta gauza onen ikuspegitik eta horiek ere kontutan hartu behar dira eta ez gauza guztiak nahastu eta hona etorri

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zazpigarren puntua galdera leire

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hemezortzirako zerga erreformari buruz pinedo andrea

gaur ez da nire galdera lehenengoa gai honen inguruan alonso jaunak egin du eta entzunda erantzuna

nork agintzen du ppk agintzen du confebaskek agintzen du mehatxu bat egon da hor mahai gainean alonsoren hitzetan nire ustetan

lehendakariak bat egiten du azpiazu jaunak esandako zerbitzu publikoak bermatzeko egin beharreko zerga erreforma

eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea pinedo

koordinazioko erakundean egiten ditugun proposamenak adostuak izaten direnean hortik ateratzen da jorratu beharrekoa eta galdetzen didazu ea bat egiten dudan ekonomia eta ogasun sailburuak zerga erreformari buruz duen ikuspegiarekin alegia zerbitzu publikoak bermatzeko egin beharreko zerga erreforma sakonarekin zuk esan bezela lehen aipatu egin dut aurreko galderan

baina esango dizut bat gatoz prozedurarekin helburuarekin eta xedearekin bat gatoz prozedurarekin bi mila hamairugarrena urteko erreformaren emaitza sakonean aztertu

koordinaziorako organoan konpartitu bat gatoz

zerbitzu publikoak bermatu eta hazkunde ekonomikoa eta enplegua sustatu hori da helburua eta bat gatoz baita xedearekin proposamenak aurrera ateratzeko adostasun zabala lortu

beraz bat egiten dut ekonomia eta ogasun sailburuarekin bat egiten dugu

bat egiten dugu hiru idei nagusietan emaitzak elkarrekin aztertu zerbitzu publikoak eta hazkunde ekonomikoa bermatu eta neurri berriak

onartu zuk gauza bat defendatzen duzu uste dut eta alonso jaunak beste gauza bat uste dut hori esan nahi izan duzula begira guk enplegua eta lehiakortasuna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna pasadan orain dela hamabost egun emandako erantzun parekoa eman didazu

ez esaten didazun bidearekin ados zaudela xedearekin ados zaudela baina gauza da erreforma fiskala sakonekoa izan behar da bai ala ez ze hemen alonso jaunak eta biok ikuspuntu guztiz ezberdinak ditugula

oso agerikoa da gauza da zuk berarekin daukazula adostasun bat aurrekontu adostasun bat ayer vimos la cara b del acuerdo presupuestario pnv partido popular

gastuen aldetik tentsio handiak daude gogoratu langile publikoei oraindik ez zaiela osorik itzuli bi mila hamabiko aparteko saria

inbertsio publikoa jaitsi egin dela berrikuntzarako dirua aurten baizik ez dutela igo eta zerbitzu publikoak gutxika hondatzen ari direla nahikoa

pinedo andrea lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

andrea bat gatoz lortu nahi ditugun helburuekin bat gatoz

egitearen beharrarekin bat gatoz adostasunarekin eta sortu behar dugun egonkortasunarekin egonkortasunarekin bat gatoz demagogia ez erabiltzearekin bat gatoz zuhurtziarekin ziurtasunarekin eta zorroztasunarekin bat gatoz epe luzeko

eusko jaurlaritzako sailburu bat prozesu independentista batean egoteari buruz sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor sémper

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ba ez dakit casanova jauna ez dakit

azaldu behar dizudan euzko alderdi jeltzaleak emandako bozkaren zentzuan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

badagoela ere bai eta bagenekien zerbait egin behar zela estibaren sektorea

baina hori bi eratan egin zitekeen alde batetik elkarrizketaren bidez eta beste aldetik gobernuak erabaki duen moduan inposizioaren bidez eta zuek babesa eman diozue

están en un proceso independentista eta akordio horren bidez bizkarra eman zion langileen eskubideei guk uste dugu portuen inguruan lehenengo eta behin langileen eskubideak bermatu behar direla beste aldetik eskatu behar da portuen eskuduntza eta eskuduntza lortuz gero eskatu behar da

ez hemen errepikatzea beste tokitan ematen diren zapalkuntza eta esplotazio hemen kudeatzea eta hemen kudeatzea langileen errespetua aintzat hartuta

esango dizut casanova bi portuen eskumena ez da oraindik gurea baina ahal den guztia egingo dugu transferentzia lortzeko estatutuan ezartzen den bezala

ezer ere ez jaurlaritzaren helburu nagusia enplegua da baita ere bilboko

auzi honetan langileen lan eskubideak babestu ditugu eta negoziazio kolektiboaren eremuan akordioak egitea sustatu dugu defenditu dugun helburua izan da europar batasuneko auzitegiaren epaia aplikatzerakoan

duela lau aste hemen bertan eta ez aurrekontuen negoziazioaren egutegiaren arabera ez duela lau aste hemen galdera bat egin izan zitzaidan eta hau proposatu egin genuen lan egonkortasuna sustatzea

eta laguntzak areagotzea aurrejubilazioei dagokionez zuek horretaz ezer ez

demagogia dekretua onartu ondoren ere proposamen horiek guztiak ordezkari sindikalen sektoreko patronalaren

sektoreko etorkizuneko lehiari laguntzea da gure helburua eta legearen helburua portuetako sektore logistiko eta industrialaren lehiakortasuna hobetzea

gai zerrendako hamargarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak

nekazaritza politika bateratuaren ordainketak aurreratu eta urrian egiteko behar diren baldintza egokiak sortzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera

enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak europako gazteriaren astearen hasierari buruz egindako adierazpenen gainean bollain jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

bollain urbieta elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

dagokionez dituen asmoei buruz bollain jauna zurea da hitza eskerrik asko

pretende hoy hau honela ez naiz errepikatuko eta ez dut errepikatuko ezer sozietateen gaineko zergari buruz ez zehazki beste inongo

ausardikeri bat eta aurreiritzi bat da zuen aldetik

bollain jauna azpiazu jauna zurea da hitza señor bollain

señor bollain eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako

hezkuntza arloko mahaiaren izaera negoziatzailea berreskuratzeari buruz ubera andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburua egun on uriarte andrea gaurkoan literaturatik gabe zuzenean

egoeraren larritasunaz zein egoeratan gauden eta noraino iritsi den sumindura hezkuntza komunitatean

ari dena eta iritsi garen puntura iristeak erakusten du zein den egoeraren larritasunaren tamaina martxoak hogeita bian greba bat izan genuen aste honetan beste greba bat izan dugu

beste greba bat izango dugu horretaz gain bihar larunbata

eta zuek inposatutako errebaliden ondorioz ikastetxeak planto egiten ari dira mobilizatzen ari dira eta bitartean zer

hezkuntza komunitatetik datozen aldarrikapen guztiak bueltan doaz

ikusten ari garena da aurreko legegintzaldiko jarrera eta jokabide itxi berbera mantentzen ari zaretela ez dela egon inolako aldaketarik ez jarreran eta ez jokabidean

inkomunikazioa mantentzen duzue eta hezkuntza arloa inkomunikatuta dago ez elkarrizketarik eta ez

maiatzak hamaseiko greba dela eta hezkuntza sailak zuk zerorrek saiakera bat egin duzu greba hori geratzeko

comisiones ere gehitu egin dela grebara hori izan da ondorioa

hor ikusten da eajk nola ulertzen duen elkarrizketa bakarrizketa gisa hau da elkarrizketa ulertzen du bakarrizketa gisa negoziazioa azalpen emate

eajk esandakoa egitea eta eajren esanetara makurtzea

mingarria larria iruditu zitzaigun martxoak

hona zuk zerorrek nola aritu zaren

beldurtu nahian edota benetan larria iruditu zaigu jaurlaritzaren bozeramailea hezkuntza komunitatea inolako errespeturik gabe

errealismoa eskatzen zuek errealitatea ez duzuenean ikusi nahi

irudikatu nahi izan duzue utzikeriaz ardurak madrilen zeudela

badituzuenean eta ardurak batez ere zuek dituzuenean beraz orain arte egin duzuena da ihes eta eskuak garbitu baina

ez zaitezte arerioz konfunditu hezkuntza komunitatea ez da arerioa gu ez gara arerioak

kalitatezko hezkuntza sistema eraiki nahi du eta

gu hezkuntza komunitatea guztiok barku berean gaude eta elkarrekin joateko bidea bilatu beharko genuke nahi dugun kalitatezko hezkuntza sistema eraikitzen jarraitzeko zer planteatzen dute planteatzen dutena oso sinplea da

murriztutakoa errekuperatzea hori da planteatzen dutena besterik ez suntsitutakoa berriro

berregitea besterik ez gero konturatu behar gara ere

irakasleak bakarrik ez dutela osatzen hezkuntza komunitatean

garbitzaileak sukaldariak haurreskola partzuergokoak beraz berregiteko orduan suntsitutakoa berriro

uriarte andrea planteamendu integral bat behar da eta hainbeste aldarrikatzen duzun hezkuntza akordio hori legea erdiesteko

orokor horrek eskatzen du planteamendu integral bat zeren bestela

landuko eta lortuko da hainbeste

ezinezkoa da bide honetatik ezinezkoa da lanketa bat eskatzen du planteamendu bat eskatzen du ikuspegi orokor bat eskatzen du eskatzen du guztiekin kontatzea eta hori ez dugu ikusten orain arte behintzat jarraitzen baduzue dena erasotzat hartzen mundu guztia areriotzat hartzen

ez goaz inora baina pentsatu nahi dut baduzuela plan bat hori dio mendizabal andereak zuek zaretela herri honentzat plana

eta ez bazaizue gustatzen gure proposamenak eztabaidatzea ekarri zuen plana ekarri zuen proposamena eztabaidatuko dugu

gainera ikasturtea bukatzen ari da ez ikasturte politikoa bakarrik ikasturtea ere bukatzen ari da ikasturte berria

trapu zaharrak sutara botatzeko soineko berria

jokabide berri batekin datorren ikasturtea beste era batetara planteatzen

beraz zuzen zuzenean uriarte andrea zein urrats emango ditu hezkuntza sailak

izaera negoziatzailea berreskuratzeko zeren funtsezkoa da izaera negoziatzaile hori berreskuratzea lehen pauso bezala benetan aurrera
egin nahi baldin badugu eskerrik asko ubera andrea erantzuteko

legebiltzar mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on ubera andrea gai honek benetan merezi du seriotasun osoz heltzeak

hau da egian erabiltzen ari diren datuek eta

iritziek ez baitute errealitate hori islatzen honekin hasiko naiz zure interpelazio idatzian aipatutako bilera mahai sektoriala dela argitzen

maiatzaren lauan egina eta halakotzat eragile sozialekin erlazionatzeko eremu naturala

eztabaidatu eta negoziatzeko eremua kontuan izan behar da kolektibo handiena dela hezkuntza sektore publikoa osatzen duten irakasleen artetik hogeita bost mila bat

irakasle baina ez da bakarra esan dudan bezala bi mila hamarean dekretuz onetsiko lan baldintzak arautzen dituen akordioan erregulatutako kolektiboaren

mahai sektorial horrek hori garrantzizkoa da ondo jakingo duzunez beste kolektibo batzuk baitaude hitzarmen eta negoziazio mahai ezberdinekin hezkuntza bereziko pertsonala

jakina ez dugu ahaztuta haurreskola patzuergoak langileen kolektiboa ondo dakizuen bezala ordea

a algunas de estas reuniones hortaz ubera andrea zuk aipatu duzun maiatzak lauko bilerara bueltatuz jakina bilera horrekin ez zela lortu grebak saihestea

bere helburua ez zen bere asmoa eta jakina hura ez zen

gainera hori argituta azpimarratu beharra daukat garrantzizkoak izan zirela negoziazio mahai horren gai zerrenda osatzen zituzten gaiak abenduko eta urtarrileko mahaien aktak onartzeaz gain honako gaiak tratatu ziren irakasle zerrendak

eta informazioa gure irakasleentzako berebiziko garrantzia duen zerrenda nire ustez

laburpen moduan adieraziko dut sindikatuei helarazi zitzaiela behinekotasun datu objektiboen analisia teknikoki landutako datuak dira eta eremu honetan

interinitatea langileen ehuneko hogeita sei koma bederatzi dela adierazten dutenak puntu honetan

pertsonal teknikoak egiten ditu eta azaldu egin behar dira jakina argitu behar dudana hauxe da interinitate tasari eremuan batetik egin izan den bezala ezin zaiola gehitu koiunturalki beste pertsona batzuk ordezkatzen dituen pertsonala portzentaia

eta ubera andreak galdetzen digu zer pausu eman behar ditu

erantzuna da kontua ez dela berreskuratzea aurrera egiten jarraitzea baizik

borondate erreala eta zintzoa alegia bestalde

eta atal hau aprobetxatuko dut aipatzeko batzuen aldetik ebaluazioan gaia erabiltzen den modua

egia esan oso aldrebesa iruditzen zait pentsatzea sektoriala bezalako negoziazio mahai bat edo pertsonalaren lan baldintzak aztertzeko deitutako beste edozein

erabakitzeko lekua izatea ados egongo gara ubera andrea

baina egia da hezkuntza komunitate osoari dagokion gaia dela eta gobernu honi eta legebiltzar honi dagokiona

gure ezezko borobila eta azaldu ez ezik ekin ere egin dugu egin daitekeen modu bakarrean bide ugari erabil ondoren hainbat saioren ondoren arauen konstituzionaltasun kontra egin dugu lomceren

aurkeztuz gure eskumenen eremua defendatuz guri legitimoki dagokigunez

hezkuntza komunitatearekin kontrastatu dugu aurreratzen jarraitu dugu izan ere gure ikasleak sistemaren erdian daudelako haien hezkuntza bermatu eta hobetu behar dugulako

y si es posible a entendernos eskerrik asko uriarte andrea ubera andrea zurea da hitza

handienak eta zuek zaretenean errealitatea ikusi nahi ez duzuenak begira manipulazioa da esan lomce ez duzuela aplikatuko

lege bat onartzea manipulazioa da esatea errebalidak ez dituzuela aplikatuko eta gero heziberriren bidez errebalidak aplikatzea manipulazioa da

funtsak adostea hori da manipulazioa uriarte andrea eta hemen kontua berreskuratzea da

zuentzat elkarrizketa da bakarrizketa zuentzat negoziazioa da gainerakoak eajren esanetara men egitea ba ez ba ez eta nik hemen ez dut zalantzan jarri ez dut zalantzan jarri eta ez dut inoiz zalantzan jarriko zuk

baina hemen historia da mahaiak deitu behar direla batez ere elkarrizketa eta negoziazioa martxan jartzeko

negoziazioa baldin badago eta elkarrizketa baldin badago nola da posible nola da posible lortzea lortzea eta lorpena izatea beste sindikatu bat mobilizazioetara gehitzea eta noiz ulertuko duzue noiz ulertuko duzue

mobilizatzen langileak ez direla greba batetara joaten puntu horretara iristeko benetan egoera larria izan behar da eta da eta da ikustea besterik ez dago zer gertatzen ari den eta esango didazu zu ere

ez zaude ados plantila areagotzearekin ez zaude ados bi mila hamaretik abian eta ezarritako murrizketei buelta ematearekin inbertsioa gehituaz ez zaude ados daukagun behin behinekotasun muturreko horri buelta emateko

espainian espainian dago hainbeste gustatzen zaigu hegoaldera begiratzea eta espainiarrekin konparatzea espainian behin behinekotasuna ehuneko hogeita bostean dago hemen

irakasleen artean ehuneko hogeita hemezortzia da ehuneko hogeita hemezortzia da eta montorok horretarako neurriak jarriko ditu baina hemen behin behinekotasunari aurre egiteko

gure besteko konpetentziak ez dituztenak galizia adibidez jarri martxan horretarako ez duzue madril behar

ez ez dituzue ordezkapenak ere egiteko madril behar ez denerako madril behar duzue eske ez dakigu ia nola konbentzitu ez dakigu nola hitz egin esateko bale agian zuek errealitate bat ikusten duzue guk beste bat ikusten dugu beno goazen errealitate biak mahai gainean jartzera eta goazen erdibideko bat bilatzera ez dakit

erabili zuek konbentzitzeko benetan hitz egin nahi dugula nahi dutela guztiok adostu behar dugula

erabili behar dugu guk ez dugu maltratatzailearen estrategiak ordea gustuko

espainiako estrategiak funtzionatzen duela negoziatzeko beste guztiak ez duela balio bakarrik pprekin negoziatzen duzuela begiratu pixkatxo bat herri honetara begiratu

familiak ikasleak herri hau hezkuntza etorkizuna inporta zaizuela ba benetan erreakzionatu behingoz erreakzionatu noraino iritsi behar gara

etengabe ari gara mahai gainean proposamenak jartzen dena da ez

norekin adostuko duzue legea nola ez baduzue planteamendu integralik ekartzen eta horretarako behar da esfortzua

hitz egitea batzuekin badakizue hitz egiten gerria badaukazue saiatu

beste batzuekin ere ez dakit lehen aipatu dizkizuten hainbat neurri esango didazu zein neurrirekin ez zauden ados eta gero hemen iruditzen zait

zorrotzak izan behar garela eta serioak izan behar garela eta gauzei deitu behar zaiela

mesedez esfortzu bat egiteko eskuzabaltasunez jokatzeko serioa izateko eta benetan hezkuntzako mahai sektorialari emateko duen izaera eta hezkuntza komunitatea tratatzeko behar den errespetuarekin

eskatzen didazuna nik eskatzen dizut zuri ere eta entzun nahi ez duenarekin ez dago zereginik

eta barregarri uzten da gobernu honek legealdian zehar urtero urtero egingo dituen lan eskaintza deialdiaren bidez

barregarri uztekoak ote dira kalitatezko enplegua eta horrek gure hezkuntza sistemaren kalitatean izango duen eragina eta noski ez dugu aipatuko hiru mila plaza esatean gutxieneko kopuru moduan planteatu dugula

bi premisaren arabera plazen beharra eta segurtasun juridikoa eta horrelaxe egingo dugu plaza kopurua handitu dugu

eta hala ere negoziatzeko prest jarraitzen dugu eta guzti hau mahai gainean dago eta beraiek badakite sigo con datos con realidades

baina oso modu egokian erabiltzen duzu konfrontazioa sortzeko gizartea nahasteko hezkuntza komunitatea intsumisiora eramateko benetan

alde batetik konfrontazioa bilatzen duzu eta bestetik akordioetara heltzeko disposizioa eskaintzen didazu koherentzia falta izugarria zurea hala ere negoziatzeko prest jarraitzen dugu más realidad

eta gure ikasleek ikasgelara joateko eskubidea dute euren lanarekin jarraitzeko

gure ustetan ez dago hezkuntza sistema geldiaraztera justifikatzen duen arrazoirik ez dago arrazoirik ikasleak eskolara joan ezinik gera daitezen

elkartzen jarraituko dugu proposamen zehatz eta errealekin baina proposamen bideragarri eta

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako osasun zentroetan pediatria espezialitatea garatzeko plan bati buruz uria jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna eguerdi on berriro

egiten du pertsonak gure sistemaren erdigunean jartzea da gure helburua

eta konpromiso horretan arreta berezia jartzen diegu biztanleriaren sektore ahulenei eta beraien artean nola ez gure ume eta gazteei

zalantzarik gabe osasuna segurtasuna eta ongizatea

duela urte batzuk aurreikusten genuena baino askoz hobea dela

mejor beraz pediatrian egoera

hobea da hurrengo hamar urteetan berrehun eta berrogei pediatra berri baino gehiago izango ditugu erretiroak aldiz ehun eta hogeita hamalau izango dira beraz datozen urteetan pediatra plaza betetzeari dagokionez

onak direla esan dezakegu edozein kasutan gure ume eta gaztetxoak osasunari dagokionean

izan daitezen lan egiten jarraituko dugu horregatik

hau eta lehen aipatu ditudan lantaldeekin kontrastatzen ari gara arlo honetan egon daitezkeen hobekuntza aukera guztia beraiekin batera artetzeko helburuarekin

amaitu da zure denbora darpón jauna zurea da hitza

daukagu horrela zero eta hamalau urte bitarteko umeen

batean lehen esan dudan bezala haur biztanleriaren

zuzen zuzenean pediatrek artatzen dute suposatzen dut nirekin bat etorriko zarela emaitza ona dela esaterakoan permítame solo

gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

en sintonía entre los dos departamentos eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

kultura zuzendaria da gure epaile dekanoari gutuna idatzi diona bitartean

egitasmo hori bertan behera utzi beharko genuke irizpide eta erabaki berriak hartu bitartean

gure kultura zuzendariak epaileari martxoaren zazpian bidalitako

dokumentazioaren kudeaketa integralaz ari gara dokumentazioaren bizitza osoan gertatu dena jasoko duen ikerketaz eta zaintzaz eta beraz ez da bakarrik espurgo kontu bat uste dugu hori baino gehiago doala

eta horregatik ematen diogu kontestu hori azterketa hau egiteko eta horregatik nahi ditugu bertan partaide ikusi gure sailez gainera

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina krea proiektuari

zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko garcía andrea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

aupa zuek eta aurrera eskerrik asko garcía anderea zupiria jauna zurea da hitza

zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko auzitegi nagusiak donostiako arte ederretako jauregia babesteaz emandako

eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako

eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina euskararen normalizazioan sakontzeko neurri funtsezkoak hartzeari buruz ubera andrea zurea

zupiria jauna pentsatzen genuen legegintzaldi hau benetan arnasgune

normalizazioan kualitatiboak izan zitezkeen neurriak landu eta adosteko parada edukiko genuela pentsatzen genuen ere sailaren birmoldaketarekin aukera egongo zela benetan euskararen normalizazioan sakontzeko eta aukera egongo zela auzolanerako

lelo bezala agian ilusio gehiegi egin genituen eta errua gurea da baina legegintzaldi hau legegintzaldi hasiera eta bereziki aurreko astea oso aldapa gora egin zaigu esan zitzaigun lan mundua euskalduntzeko urratsak emango zenituela baina ikusten ari gara

esan zitzaigun euskara ikastea doakoa bilakatzeko urratsak emango zirela eta mugak besterik ez ditugu ikusi eta ezezkoa jaso dugu eta jada dagoeneko ba zalantzan jartzen hasia gara gobernu honen borondate politikoa zein den

legegintzaldi honetan sailburuen aldetik ere atzerakada izugarria eman da

nabarmen gainera eta zentzu horretan ere zerbait egin beharko duzu neurtzen ari gara sailburu bakoitzak euskararen erabilera bakoitzaren erabilera zenbatekoa den

atzerapausoa beraz hor ere baduzu etxeko lanak bueno historia da azkenean badirudi etengabe merkealdietan gaudela eta beti hor

egiteko eta minimalismoan zaudetela aurrera egin ezinik eta aterabiderik gabe horregatik gaurkoan argibideak eskatu nahi

genuke zer nolako irizpideen arabera bultzatuko dituen jaurlaritzak euskararen normalizazioan ba sakontzeko politika eraginkorrak hori da

ubera andrea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

urriaren hogeita zazpian gure lehen agerraldian aipatu genuen zeintzuk izango ziren gure hizkuntza politikaren oinarri nagusiak edo lan ildoak eta

berdintasuna lortzeko bidean eta horrekin batera herritar guztien hizkuntza aukera eta hizkuntza eskubideak benetan bermatzen direla ziurtatzea konpromiso hori gainera

eta ez batzuena bakarrik eta esan genuen euskarak gaztelaniarekin batera

herritarrekiko komunikazioan harreman hizkuntza izan behar du administrazioen arteko komunikazioan eta lan hizkuntza administrazio barruko jardunetan eta irizpide nagusi batzuk ere hartu ditugu harrez gero

eta hauek ziren giza garapena gizarteratzea berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak bizikidetza eta giza eskubideekin

babesten dutela eta jartzen dutela kontestutan nola bultzatu behar den hizkuntza politika beste irizpide nagusi bat erabilerarena da euskararen biziberritze prozesuan erabilera sustatuko duten politikak behar ditugu eta horiek bultzatuko ditugu eta hirugarrenik oso garrantzitsua da lehentasunak markatzerakoan

hortik aurrera gobernu programan ezarritako konpromisoak betetzen ahaleginduko gara hizkuntza bizikidetza bermatu nahi dugu

nahi ditugu kohesio soziala jorratzeko eta horretarako zehaztu genituen konpromisoak betetzeko jarduerak bideratzen ari gara ahalik eta hizkuntza politika eraginkorrena gauzatzeko denok batera eta zuk esan duzun bezala

eskerrik asko zupiria jauna ubera andrea zurea da hitza

duguna ausardia ausardia helburu horiek betetzeko eta aipatu dituzun irizpideak partekatu ditzakegunak

guk ez dugu berdintasunik ikusten baizik eta ikusten ari garena oraindik ere da diskriminazioa diskriminazioa

aurrerapausoak egitea nahi baldin baduzue eta helburu horiek betetzea

ausardia eta borondate politikoa behar da ez minimalismotik

politika tinko eta ausartak gainera inoiz baino baldintza hobeagoak ditugu egoera soziolinguistikoa izugarri ona da orduan ez dugu ulertzen

zein den arazoa atzera begira egoteko edo ppren tesiak konpartitzeko ppren eskutik joateko edo eroso zaudeten alderdi sozialistaren eztabaidetan guk eskatu nahi dizuguna da benetan

ausardia zeren asko dago jokoan euskaldunok asko dugu jokoan eta herri honek asko dauka jokoan eskerrik asko ubera andrea zupiria jauna zurea da hitza

ubera andrea borondate politikorik ez zaigu falta eta ez zaigu faltako eta uste dut irizpideak argi ditugula eta gainera ahalegin guztia egingo dugu eraginkorrak izan daitezen beste kontu bat da ba zuk irizpide horietaz eta eraginkortasun horretaz eduki ditzakezun iritzia baina

adibide zehatzak aipatuko dizkizut zer egin dugu akobaren bitartez koordinazio ahalegin handi bat egiten gara herri erakunde guztiak bide beretik jo dezagun

sustatzea duten gizarte eragileekin bai beren burua euskalgintza bezala ezagutzen dutenekin eta bai lehen eta orain euskaltzale deitzen direnekin

euskalduntzearen arloan doakotasuna lortu behar dugula eta konpromisoa hartu dugu legegintzaldi honetarako be bi mailara arteko doakotasuna lantzeko beste erakundeekin batera laugarren ekintza bezala hizkuntz eskakizunen analisi sakon bat egiten ari gara udararako prest izango dugu eta hori ere akobara eramango dugu beste erakundeekin

bestetik aisialdian eta ingurune digitalean euskara sustatzeko ikerketa eta programak lantzen ari gara eta hor daude adibide gisa udalekin batera indarrean ipiniko ditugun

eta euskara lan hizkuntza izateko ikerketa programak ziurtagiriak lantzen ari gara bikainen erreforma euslan programa lanhitz ikerketa uste dut ez daukagula egin behar dugunaz dudarik eta uste dut lehentasunak ere argi identifikatuta dauzkagula eskerrik asko
eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua

poliziari buruzko legea aldatzearen gainean llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea aurreko legealdian euskal poliziaren legea aurkezteko ekitaldian esaten nuen legebiltzar

polizia eredu aurreratu bat garatzeko eta euskadiko segurtasun publikoaren plan eraginkortasunez erantzuteko guztiz premiazkoa da euskal poliziaren lege berria onartu eta martxan jartzea hala zegoen aurreko legealdian eta hala aurreikusi du koalizio gobernu honek ere gobernu programan zehazki jasoa dago

también sea lo más ágil posible eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia anderea